egun on guztioi eseriz mesedez bakoitza zuen eserlekuetan osoko bilkurari hasiera

egindako aldaketak bost hamasei hamazazpi hemezortzi eta hogeita laugarrena puntuak beste baterako utzi dira

gai zerrendako lehenengo puntua galdera ana otadui

herri administrazio eta justiziako sailburuari egina bi mila hamalau bi mila hamasei aldirako berrikuntza publikoaren planari buruz

mesedez isiltasuna eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on

indarrean dagoen bi mila hamaika bi mila hamairu berrikuntza publikoaren plana martxan jarri zenetik aurrerapauso garrantzitsuak eman dira plan honetako

administrazio elektronikoaren esparruan eman direla bai zerbitzu elektronikoen zabalkuntzari dagokionez bai eta zerbitzu elektronikoak eusten dituen plataforma teknologikoaren bilakaerari dagokionez horrez gain aurrera jo da

eskerrik asko eskerrik asko zuri otadui anderea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza

egun on guztioi lehenik eta behin administrazioaren helburua herritarra da administrazioak herritarra du

justifikatzen da eta herritarrari zerbitzuak emanez legitimatzen da egunean egunean horrek esan nahi du herritarra dela administrazioaren jardunaren funtsa eta ardatza baina hogeita bat mendeko herritarra ez da

goitik eta behera eraldatua agertzen zaigu arlo guztietan jarreretan eskaeretan planteamendu guztietan beharretan asmoetan

izugarrizko erronka planteatzen dio administrazioari hogeita bat mendeko herritarrari

maila horretako eta hogeita bat mendeko administrazioa baita ere erronka horretatik sortzen da zuk aipatzen duzun plana berrikuntza publikoari buruzko plana datorren epealdiari dagokionez plan honek bost ardatz nagusi izango ditu labur labur esango dizkizut lehendabizikoa da gobernantza

eta eredu berri honek bi zutabe nagusi izango ditu batez ere balore publikoa modu eraginkorragoan sortu ahal izateko bata da gardentasunarena bestea da elkarlanarena lankidetza bai erakundeen artekoa eta baita erakundeen eta herritarren

herritarrei zerbitzurik hoberenak emanez eta hobekuntza horretan jardunez

administrazioa eusko jaurlaritza lanean dabil aspalditik eta badabil herritarren parte hartzeari buruzko liburu

administrazio publikoari buruzko legea lantzen datorren urtean etorriko litzatekeena bigarrena herritarrekiko harremanak aldatzea

orain arte harrera zen puntu nagusia bere herritarrarekiko harremanetan hemendik aurrera

elkar eragingarritasuna izango da nagusi batez ere

administrazioaren aurrean hirugarrenez antolakuntzari buruzko eredu berria landu behar dugu orain arteko administrazioaren antolakuntza eta egiturak oso estuak oso irmoak izan dira eta hori aldatu beharra dago

errealitate berrira egokitzeko eta gizartearen aldaketetara moldatzen joateko laugarrenaz

eta honetan badaude tresna eta sistema asko administrazioaren jarduna hobetzeko bide eta posible egingo dutenak edo eraginkortasunaren ikuspuntutik efizientziaren ikuspuntutik eta batez ere zerbitzuen kalitatea

zuk zeuk aipatu duzun administrazio elektronikoaren gaia daukagu legeak esaten du administrazio elektronikoan zerbitzuak ugaritu egin behar direla

seguruenik urte hau bukatzen dugunerako zerbitzuen ehuneko laurogeia bide elektroniko bidez eman ahal izango dira eta legealdia bukatzen denerako

elektroniko bidez beraz aurrera pausu nabarmenak eskerrik asko eskerrik asko

otadui andreak ez du hitzik hartuko gai zerrendako bigarren puntua galdera unai urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina iurbenor auziaren harira argitara eman den informazioaren inguruan urruzuno jauna

izan da talde enpresarial bat zeinak

bizkaiko foru aldundiak bideratu izan dituen hainbat proiekturen

nagusietakoa orain epai auzian dagoenez bertako auziperatu nagusiak javier fernández delakoak hainbat akusazio larri jaurti ditu eajko hainbat kargu publiko nahasten ditu horretan

eta tamainako akusazioak ikusita larritasunaren jabe izanda non afera hori korrupzio kasu argi bat den guretzat ezinbestekoa eta urgentziazkoa da

bere inplikazioa edo inplikazio eza argitze aldera argibide guztiak ematea eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna erantzuteko

legebiltzarburu andrea legebiltzarkide jaun andreok egun on guztioi urruzuno jauna lehendakaria naizen aldetik lehendakaria izan baino lehenagotik baina lehendakaria naizen aldetik

zure galdera oso gai zehatza adierazi duzu eta erantzunean zehatza izango naiz

garrantzitsua zen eta proiektu garrantzitsu bat zuen enpresa horren proiektuen gaineko interesa azaldu egin nuen

ezin diot ezer aurpegiratu nire buruari horregatik izan ere erabat zintzo jokatu egin nuen argitasun eta gardentasun osoz jokatu nuen

eta ukaezina da enpresak ez zuela nahi zuen helburua lortu

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna urruzuno jauna zurea da hitza

guk ez diogu javier fernández bezalako pertsonaia bati

ezta gutxiagorik ere kontua da hemen oraindik hainbat puntu ilun daudela argitu gabekoak adibidez gure ustez berak

erraza izaten da mesede batzuk lortzea eta hori berak ez du esaten berak hori pentsatzen duelako esaten du aurrekari batzuk dituelako eta aurretik edo mesede horiek onartu egin zaizkiolako bizkaiko foru aldundiaren aldetik bbk ren aldetik eta guk esaten duguna da

eta badaude beste konstatazio batzuk ere horrek esaten duela urteetan hemen etxebizitza eta eraikuntzaren alorrean eraman izan den politikak askotan politikarekin alderdi politikoekin instituzio publikoekin lotuak eta nahastuak dituzten harremanek frogatu egiten dutela ez kasu honetan beharbada baina susmoak badaudela

agian kasu honetan ere beste horrelako kasu baten aurrean egon gaitezkeela orduan gure ustez hori da argitu beharrekoa ez ote gauden beste behin ere non instituzio publikoak negozio pribatuak alderdi politiko konkretu batzuen botere guneak kirol elkarte batzuk eta dena nahastu egiten den trama batean aurrean eta guretzat larria dena hori da

lehendakariak berak duen kargutik lehendakaria bera

eta akusazio larri batzuk lehendakariari berari egotzi zaizkionetik lehendakariak egin beharreko guztiak egin behar dituela egon daitezkeen zantzu guztiak eta egon daitezkeen susmo guztiak

batzuk badaude denboran bat egiten duten kasualitate asko daude bizkaiko foru aldundiaren eskuhartzea

egoten dira pertsonal trasbase batzuk

gero garbiker bezalako enpresa publiko batera ematen direnak orduan

orduan guk uste dugu kasu honetan eajri kasu honetan lehendakariari kasu honetan gobernuari dagokiola

azalpen eta argibide guztiak ematea eta besterik gabe gure jarduera politiko logikoari jarraiki guk hori da eskatzen duguna berriro diot javier fernández bezalako enpresariek askoren aldetik enpresari eredugarri bezala

uste dugu kasu honetan irabazi egin behar duela eskerrik asko

legebiltzarburu andrea eskerrik asko urruzuno jauna nik uste dut epaitegiak azken aspaldi honetan urteetan zehar epaitegiak beterik daudela horrelako auzietaz eta zerbaitegatik izango da izango da ez dutelako lortu

erakundeetatik behintzat euzko alderdi jeltzalea agintegarritasunean

auzi honetan zuhurtasun eta erantzukizun handienaz jokatu nahi dut urruzuno jauna

konprometituta nago beti zuhurtasuna eta gardentasuna eskaini eta eskatzen ditut iurbenor era una empresa relevante

lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera txarli prieto san vicente euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina bi mila hamalaugarrena urterako kupoa finkatzeari buruz

jaurlaritzaren ordezkaria gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza

gai zerrendako laugarren puntua galdera arantza quiroga cia euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzaren

es la mejor política económica para euskadi muchas gracias eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

lehendakari jauna gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

lotzen dituen hitzarmena berritzeari buruz maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea maneiro jauna badira gai honetaz beste galdera bat eta interpelazio bat dauzkadanak edo ditudanak gaurko

esan egingo dizut gero ere esan egingo dudana eusko jaurlaritzak aintzat hartu egin ditu legebiltzarraren gomendioak negoziazioari begira aintzat hartu egin ditu baina oraindik ez ditugu negoziazioak hasi bai esan egin behar dizut bizkaiko foru aldundia eta eusko jaurlaritzaren artean bilerak izaten ari garela

gainera izandako gomendioak

hartu egin ditut gomendio garrantzitsuenarekin edo gogoeta garrantzitsuenarekin hasi

euskal administrazioaren arteko batasuna aurkeztu egin genuen eta hori izan zen

erakundeen arteko batasuna aurkeztea hau da legebiltzar honek ere eskatzen ziguna txostenean

batasuna agertzea eusko jaurlaritza eta bizkaiko foru aldundia batera ari gara lanean eta irizpide bakarrarekin arituko gara ahots bakarra izan behar dugu gure

después de la negociación a la que procedamos con la fundación solomon guggenheim eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

efectivamente ha dicho gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

seigarren puntua erretiratu denez gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa vicente reyes martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

lehendakari egun on egun on guztioi visto

en todo caso reyes jauna legebiltzar honek erabaki bat hartu zuen iazko ekainean

aurtengo ekainaren hamairuan legebiltzar honek eusko jaurlaritzari eskatu zion sar zitzala lantalde horren gomendioak akordioaren negoziazioari begira euskal erakundeen

hasteko argi eta garbi esan nahi dut eusko jaurlaritzak

aintzat hartuko dituela gomendio horiek negoziazioari begira izan ere hasi gara horiek aintzat hartzen bizkaiko foru aldundia eta eusko jaurlaritzaren artean gainera oinarri oinarritik hasita egin dugu hori gomendioetako edo aholkuetako edo gogoetetako batek

aipatzen du euskal administrazioen arteko batasun ezak ahuldu egiten duela negoziaziorako jarrera

hasteko hortik nire asmoa da arreta jartzea gomendio horretan gomendio hori funtsezkoa iruditzen baitzait hitzarmena behar bezala berritzeko eusko jaurlaritza eta bizkaiko foru aldundia batera ari gara lanean beraz

helburua honako hau da erabakian adierazi bezala desadostasuna konpondu irizpideak batzeko badakigu gure erabakiak adostasunetik hasita eraiki egin behar ditugula erakunde biek badakigu euskal administrazioak

unívocamente representados y defendidos premisa txosteneko gainontzeko gomendioak oinarrizko lau ideiatan reyes jauna

hemeretzi gomendio dira bai baina lau ideia nagusitan laburbilduko nituzke lehendabizi

handia eman egin behar zaio eta euskal erakundeek horretan ere

bigarrenik euskal artearen zuk aipatu bezala euskal artearen zabaltze eta hedatze handiagoa lortu egin behar da guggenheim fundazioaren eskutik eta hori ere azpimarratu egiten dut hirugarrenik museoaren aliantza sarea zabaldu egin behar da laugarrenik hogei urte funtzionatzen eman ondoren barne antolakuntza bera berriz aztertu egin behar da bat gatoz jakina

helburu horiek ondo dakigu baita ere gogoeta bikoitz batetik abiatuta aurkezten dugula ikuspegi hau alde batetik esperientzia arrakastatsu baten aurren aurkitzen gara txostenak berak

esperientzia arrakastatsua dela euskadirentzat eta behin eta berriz esan egin duzu alderdi sozialistaren aldetik ez daukazuela inolako zalantzarik honetaz baina zure azalpenetan ez dakit nik hain argi geratu egin den horrelako apustua egiten duzuen sozialistek

eta gure egin beharra esperientzia hori sendotzea da orain

museoak autonomia profesionala handia izan du kudeaketan

administrazio publikoa osatzen dugunoi kudeaketa horri jarraipena egin eta kudeaketa hori kontrolatzea dagokigu erabakiak hartzerakoan profesionaltasuna bermatzea ere badagokigu beraz reyes jauna

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna reyes jauna zurea da hitza

eskerrik asko reyes jauna denbora amaitu zaizu jaurlaritzaren erantzuna lehendakari jaunak dauka hitza

denbora amaitu da gai zerrendako zortzigarren puntua galdera

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina sektore elektrikoko

egintzat emateko galdera eskerrik asko maeztu jauna erantzuteko
tapia andreak dauka hitza

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi maeztu jauna bi aste dira hemen legebiltzarrean gai honetaz hain zuzen ere azalpenak ematen aritu nitzala javier carro jaunak egindako

gaur bitartean ez dago berri handirik ez dago ezer bereziki aldatu denik beraz aurrekoan esandakoak ekarriko ditut gogora ondo baderitzozu

abiapuntu bezala azpimarratzekoa da aspalditik euskal enpresak diskriminazio egoeran aritu dela dakizuen

izan ere pairatzen dugun tentsio maila gehiegia da kasu batzuetan eta gure enpresek ingurukoenak baino ehuneko hirurogeita hamabosta gehiago ordaintzen dute orokorrean eta ez beste ezergatik baizik eta zer konexio daukaten jakinik

gure ahotsa aldarrikapena eta lana gai honetan aspaldikoa da ez gaurkoa eta ez gobernu honetan hasitakoa eta ez da energiaren erreformaren

zer gertatzen da honen gainetik erreforma energetikoa jartzen dela eta ondorioz zer gertatzen da

realmente competimos en unas condiciones realmente distintas erreformak sortu duen egoera berria kontutan hartuta jaurlaritzak noski euskadiko enpresei laguntza emateko prest agertu da beti bezala eta ministroari hainbat

establecer exenciones fiscales como en el resto de europa hori da guztia momentuz eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea maeztu jauna zurea da hitza

egun on guztioi lehenengo eta behin tapia andrea sendatzea espero dut

zuk emango zenidala erantzuna eta hain zuzen ere orain dela bi asteko

gure galdera guretzako zuen neurriak

delako tarifazo elektrikoa ez da soilik arazo kontable bat edo finantziero bat aztertu behar dugu zergatik ematen den defizit tarifario hori espainian zer nolako eredu elektrikoa duen

zer nolako gainkosteak dauden estatu espainoleko ereduan hor eragin behar dugu edo behintzat gure eskumenekin saiatu behar gara hor

maeztu jauna erantzuteko tapia andreak dauka hitza

izandako harremanei eta legebiltzar erabakia betetzeari buruz barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

ordezkaria lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

francisco de borja sémper pascual euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

bateraezintasunari buruz sémper jauna zurea da hitza

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea mire señor semper

maría isabel celaá diéguez euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzak euskadiko hezkuntza eragileei aurkeztutako gizalegez gizarte

eskerrik asko celaá andrea lehendakari jauna zurea da hitza

jakina baietz baloretan sinesten dudala eta baloretan oinarritutako

izan zen pausu bat eman genuen bertan kursaalen beste pausu bat berri bat eman dugu gehituz

argi eta garbi azaldu dugu beti pausuak elkarrekin

ahalik eta denen artean posible baldin bada eta bestela elkarren artean nahiz eta polikiago joan elkarrekin egin behar dugu bizikidetzaren bidea

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna celaá andrea zurea da hitza

eskerrik asko celaá andra lehendakari jauna zurea da hitza

mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina zaintza partekatuari buruz maneiro jauna

erantzuteko erkoreka jaunak dauka hitza eskerrik asko

de fijar posición al respecto eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa
oskar matute garcía de jalón eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko

matute jauna eskerrik asko presidente anderea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on

eta lehiakortasun sailburuari gaur egun oraindik holtzako langileek bizi duten egoera latzaren aurrean zein ekimen garatu dituen jakin nahi dugulako

parlamentua besteak beste langileen alde egitea adostu zuen bere elkartasuna adieraziz baina ez hori bakarrik legebiltzar honek ere onartu zuen langileen

bilatzeko bidean baina gaur da eguna hemen adierazitako asmo onak eta agian eusko jaurlaritzaren borondatea badago eszenatoki kezkagarria da oso

ez dator bat egun erabakigarriak bizi ditugu eta eh bildutik gure esku dauden ekintza guztiak

eta babestuko ditugu holtzako langileen defentsan eta beraien etorkizuna laborala sektorean gaur

eskerrik asko presidente andrea como

como con el juez besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea matute jauna zurea da hitza

en el sector mila esker eskerrik asko matute jauna erantzuteko tapia andereak dauka hitza

menor tiempo posible no tenga usted la más mínima duda mila esker eskerrik asko

eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina incoesa enpresan egindako kudeaketei buruz arrondo andrea